gai zerrendako zazpigarren puntua mozioa arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

lurraldeko lan hitzarmena betearazteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

gaur berriro ekartzen dugu legebiltzar honetara gure taldea bereziki arduratuta daukan gai bat

esan dut berriro ere hitz egiten dugula gai honetaz eztabaida behin baino gehiagotan izan dugulako ganbara honetan baita erakunde ezberdinetan

beharrezkoa da gaur inoiz baino gehiago berriro ere mahai gainean jartzea eta neurri zehatzak neurri erresponsableak

obra publikoetan herrialdeko lan hitzarmena beteko dela beharrezkoa da ere bermatzea langileek

izango dituztela eta gizarte klausulak ezarriko direla

eta euren osasuna arriskuan jarriko ez dutela

eta beste arlo batzuetan gertatzen ari den bezala gipuzkoan bide hori egiten ari gara

une honetan gipuzkoan lurraldekako hitzarmenak betetzera

enpresa adjudikatzaileak eta baita azpikontratatuak gainera horixe betetzen ez dituzten enpresak isunak izateko aukera ere jasotzen da

bigarrena lan erreformaren alderik bortitzena aplikatzen dituzten enpresei eta antolakundei kontraturik ez egitea eta indarrean daudenak

hirugarrena gaur egungo marko arautzaileak ezartzen dituen xedapenak aintzat hartzen ez dituzten enpresei zigor eredugarriak ezartzea batipat laneko arriskuen prebentzioi buruzko arauei dagokienean laugarrena klausula guztiak betetzen direla kontrolatzea eta bidezko jarraipena egiteko

lan publikoak esleitzerako kalitatea eta baldintza sozial eta laboral hobetzeko irizpideak lehenstea

emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna aniztasun funtzionala ingurumenekoak eta beste motatakoak lehenestea

zazpi lan publikoetako lehiaketak plazaratzen direnean

klausuletan hizkuntza irizpideak derrigorreztea legea egiteko orduan bermatzeko sindikatuen eta gizarte eragileen proposamenak

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna mistoa upyd

alguna de esas enmiendas nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria otadui andrea zurea da hitza

guztiori zulaika andrearen eskutik oraingoan hirugarren edo laugarren aldia izango da oso denbora laburrean gai honi buruz eztabaidatzen duguna esatea ez daukagula inongo eragozpenik alderantziz

izan ere gure alderdiak oso argi izan du beti edozein lan jarduera garatu behar dela langileentzako ahalik eta bermerik handienarekin eta

aspaldi ekin genion hitzetatik ekintzetara gai honetan ere ezaguna da eh bilduk aurkeztutako

osoko zuzenketa aurkeztu egin diogula gure taldeak aspalditik ulertu zuen kontratazio publikoa ezin daitekeela izan

alderantziz uste genuen eta uste dugu administrazioak kontratazioa erabili behar duela bere politika publikoak aurrera eramateko edo bestela esanda uste dugu kontratazioaren bidez helburu sozialak ingurumenekoak

ez dugu ahaztu behar kontratazio publikoa pibaren ehuneko

gutxi gora behera beraz tresna egokia izan daiteke politika ekonomikoa bideratzeko aspaldiko kontua dela diot eta

ekainaren zortzian legebiltzarrak legez besteko proposamen bat onetsi zuen kontratazio prozeduretan klausula sozialak gehitzeari buruz eta agindua betetzeko helburuarekin jaurlaritzak batzorde teknikoa eratu zuen

bai eta ingurumena laneko segurtasuna eta osasuna emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta laneko kalitatea eta baldintzak bezalako beste politika publikoak bultzatzeko ere lan horien ondorioz jaurlaritzak autonomia erkidegoko administrazioaren

gizarte irizpideak ingurumenekoak eta beste politika publikoak barne hartzeari buruzko akordioa onetsi zuen esan den moduan bi mila zortziko apirilean aurkeztu dugun erdibidekoan esaten den bezala lópez lehendakariaren gobernuak ere sakondu egin zuen akordioaren edukian karatula bateratuen eta berariazko klausula administratiboen pleguen

gai honen inguruan interpelatuak izan direnean erkoreka eta aburto sailburuek emandako azalpenetara igorriko naiz akordio hau betetzen dela konfirmatzeko san mames berriari dagokionez erkorekak gogorarazi zigunaren arabera

eta aburto sailburuak esan bezala eraikuntza

lan hitzarmenak betetzen direla ziurtatzeko ikuskatzaile bat izango dela jartzen da pleguetan eta baita ere balorazioan eta adjudikazioan

eta eskainitako prezioak koherenteak diren lan orduekin eta soldata baldintzekin eta hortik aparte lan ikuskaritzak bere jarduera aurrera eramaten du legeek eta hitzarmenek

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan alderdi popularraren ordezkaria den

absolutamente inaplicable nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz zulaika andrea zurea da hitza

eskerrik asko arratsalde on berriro ere

eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

itxaso jauna mistoa upyd taldeak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andereak dauka hitza

hasi duzula esaten kezkatuta zaudela eta arduratuta

betetzen diren ala ez diren betetzen akordioak gasteizen ala donostian y también nos ha dicho

besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko otadui

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu zulaika andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita hamasei ez hogeita zazpi

onartuta geratu da alderdi sozialistaren osoko zuzenketa zortzigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

parlamentua zoriontzeko eta elkartasuna adierazteko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

arratsalde on guztioi lehenengoz eta behin

madrilen politika egiteagatik epaitzen ari diren laurogei independentista horiei beste alde batetik eh bilduren ekimen hau

dela argitu nahi dut pixka bat gehiago atzeratuz gero

honez gero estatu independentea osatu izanagatik ez da kasua momentuz baina kataluniar herria zoriontzeko arrazoiak ugaritu egin dira

giza kate erraldoiak kataluniarrek beraien herriaren etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko

argi eta garbi erakutsi zuen katalunian gizarte zibilaren bultzadak

arteko akordioak erraztu eta erakarri ditu horregatik hain desberdinak diren kataluniarrak bat egin dute asmo honetan

zibilaren bultzada babestu eta laguntzea erabaki dute euskal herritik begiratuta ez dago zalantzarik momentu honetan eskozia

mende honen hasieran espainiar estatua zatika erortzen ari da ikuspegi horretatik ezin du

askoz gehiago egin bigarren trantsizioari egiazko trantsizio demokratikoari behingoz ekiteko unea da espainiar estatua krisian dago

krisi estruktural batean murgilduta dago espainiar estatua zergatik

duela hogeita hamabost urte kafea guztiontzat formula asmatu zuten batez ere euskal herria eta kataluniaren burujabetza gosea asetzeko eta bi herri hauek asimilatzeko asmoz baina eredu horrek

hartu du madrildik aldiro euskal herritar gehienek errefusatzen dituzten inposaketak etortzen zaizkigu

lan erreforma botiken berrordainketa pentsioen erreforma

gero eta luzeagoa den katea osatuz

espainiar estatuak ez du ez euskal herriarentzat ez kataluniarentzat agenda demokratikorik espainiar estatuak ez du aldebikotasunik

nahiarekiko erantzun demokratikorik ez duelako ez zeukan halakorik duela hogeita hamabost urte eta ez dauka orain ere horregatik inposaketei herri gisa aurre egiteko eta haien aurrean

eraikitzeko garaia da nola bertan erabakiz kataluniar herrialdetan bezala euskal herrian ere gure etorkizuna ez ezik gure orainaldia ere herri gisa libre eta demokratikoki erabaki nahi dugu

eta inork ezin digu demokratikoki erabakitze eskubidea ukatu

kataluniar eta euskal herriaren izaerak eta egoerak ordea zeharo desberdinak dira hori dela eta kataluniarrek beraien prozesua egin beharko dute

egin behar dugu euskal bidea euskal herria bilduk euskal herriaren alde dauden eragile politiko eta sozial guztiei beraien aurrean jartzen dien

marraz dezagun herri gisa egin behar dugun autoeraketa prozesuaz ari gara euskal herrian bertan dauden hiru errealitate

eta egunero madrildik etortzen zaizkigun inposizioei aurre eginez eta bertan zer egin nahi dugun erabakiz

gure etorkizuna egunero erabakitzen dugu hemen egunero hartzen dugun erabaki bakoitzak hurbiltzen edo urruntzen duelako europan

legebiltzar honetara ekarriz aukera bakarra antzematen dugu eta hona gure eskaintza politika orokorrari buruzko osoko bilkuran egin genuen eta beranduago berretsi ez da denboraz iraungitzen den eskaintza ez da lehenengo ezezkoaren aurrean

lorea eajri eh bilduren izenean

luzatu nahi diogu legebiltzar honetatik ere burujabetza bidea egiteko eskua luzatzen dizuegu elkarlanerako konpromisoa eskatuz eta ez dizuegu bakarrik eskatzen urkullu jaunaren gobernuak burujabetza bidea ahalik

babesa eskaintzen dizuegu eta gurea ez da honetan ere jarrera maximalista

akordio nagusiak orain ezinezkoak baldin badira egin ditzagun akordio txikiagoak haiek akordio handiagoen oinarri bilaka daitezen euskal herriak merezi duelako alderdi politikoen arteko lehiak urgenteak dira

inportantea da urgentziazkoak ezin du garrantzizkoa oztopatu hori desberdintzen ez dakien herriak ez du etorkizunik

dena eman behar jako askatasunari estepan

idatzi zuen mendigoizale izenburuko olerkian lauaxeta gaur egun hilda dago

gasteizko hilerriaren hormaren kontra urgentziaz egindako galdera gaur bizirik balego non eseriko litzateke

ala eh bildukoekin batzuk argi eta garbi izango dute

gaur egun ere lauaxeta eajkoa izango litzateke garai hartan ere

agian beste batzuk ez lukete horren argi eta gaur egun lauaxeta eh bildukoekin eseriko litzatekeela pentsa dezake

garai hartan ere abertzale sutsua izatez gain poeta

baina akaso hori guztia han ala hemen izatea inportantea al da nik uste dut ezetz

inportantea da gauza bakarraz ziur naizela gaur egun

euskal herriaren alde daudenen arteko elkarlanaren alde legoke zalantzarik gabe zergatik dena dena eta gehiago eman behar zaiolako maite den askatasunari agur

eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

arratsalde on egia da gai hau orain dela hilabete batzuk aurkeztutako ekimen bat izan zela

eztabaidatzea eh bilduk gai zerrendan sartu duelako eta bere garaian guk aurkeztutako zuzenketan nik uste dut ere

errespetuz ari ginela kataluniako egoeraz egia da abertzaleak gara

baina katalunian garatu daitekeen politikoki garatu daitekeen bide hori beraien bidea da gure emendakin horretan hartzen genuen hain zuzen ere kongresuan eztabaida sortu ondoren

eta uniók aurkeztutako ebazpen proposamen bat onartu egin zuten beste alderdi politikoak ere

amaiurrek ere bai geuk ere bai baita ere galiziarrek eta baita ere beste katalan batzuk

ez gainontzeko guzti bozkatu egin zuten hain zuzen ere erdibidekoaren bigarrengo puntua da

gure behintzat ez bakarrik hitzaldian gure jarduera politikoan azaldu eta azpimarratu nahi duguna errespetua baita ere kataluniako herritarren ordezkariek erabakitzen duten horri eta kataluniako legebiltzarrak erabaki batzuk hartu ditu eta lehenengo puntuan horixe aipatzen dugu errespetua eta baita ere aitortu beraiek subjektu politiko bezala antolatzeko duten eskubidea

beraz errespetu hitzarekin eta logikarekin jarraitzen ari gara egia da guzti hau kontestu batean gertatzen ari dela bat gatoz estatu mailan eredu politikoak porrot egin du estatua bera krisian dago

nola konpondu aukera bat eskaintzen duelako krisi honek bigarrengo trantsizioa horretaz asko hitz egin da baina garbi dagoena galdera bat dago

etorkizunean gaur egun gure aurrean azaltzen den estatu nazio edo nazio estatu bakar bat bere

estatu nazio horrek nola eman diezaioke jokoa beste nazio batzuei nazio izan izaera nazionala eta estatu egiturarik gabe daudenean nola antolatzen da elkarbizitza politiko hori eta nik uste dut hori dagoela

baita ere ekimenaren bozeramaileak hasier arraizek aipatu duen bezala

bereiztuta batzuen eta besteon errealitatea euskal bidea alegia baina

zuek azaltzen duzuen irekitasunarekin hain da irekia hain da irekia zuen bidea ez dela bidea hori esplanada hutsa da eta nik ulertzen dut

oso zaila da konkretatzea oso zaila da nik gogoan daukat sozialista abertzaleaken bozeramaile zen arnaldo otegik nola esaten zion ibarretxeri

eta euzko alderdi jeltzalea lan hori egiteko prest dago zuekin gainontzeko alderdi politikoekin ere bai ez gara oraingoak eta zuk aipatu dituzu lauaxetaren estepan urkiagaren

jeltzalea zen eta gaur ere ez dakit legebiltzarrean balego nik uste gurekin egongo zela besteak beste hamarkada askotan berak bere bizitzan defenditu zuen guzti hori bide politiko eta demokratikoetatik inor zapaldu gabe eta guztien giza eskubideak defendatuz seguru

nonbait atzo pekatua zen aitzol jeltzalea zela esatea baina

abertzalea zen beste asko bezala ez dizkizut aipatuko denak

zuen lerroetara monzón bakarra bakarra

eta nik uste dut euskal bideak zerbait eskatzen baldin badu dela besteak beste azkeneko hamarkadetan mantendutako

gu garbi daukagu eta zuek ere jakin badakizue euskal bidea jorratu ahal izateko

denok gara beharrezkoak baino euskal bide bat edo

horretan sinesten dugunak zuek baldin bazarete

garbi daukaguna da bi indar politiko horiek ezin diotela

etorkizunean ez dugu asmatuko bide hori egiten

eta esaten dut estrategikoki eta orain arte

politiko militarra hain zuzen ere bide politikoari min egiten jardun duena

min egiten etorkizunak erakutsiko du

guztiok bide egoki bat aurkitzeko gai garen baina guk behintzat gure estrategian eta gure jarduera politikoan pentsatzen dut

esatea bide politiko demokratiko

bidea jorratu izan dugula eskerrik asko
egibar jauna zuzenketarik aurkeztu duen taldearen txandara

euskal talde popularreko ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

eskerrik asko semper jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

de que no es así eta gero beste alde batetik sentitzen dut

kontua ez da lauaxeta non egongo den edo non ez den egongo are gehiago lauaxetaren senideak bi aldetan daude

kontua ez da berriro urgentziazko kontu batean estropezu egitea eta zangoa trabatzea

herri gisa egin ahal izateko hori zen gure asmoa eta horretarako

alde horretatik gure ondorioa argia da gaur egin duguna gaur egiteko kapazak izan garena pentsatu nahi dugu bere xumetasun horretan badela mugarri

euskal bide luze horretan eta horrekin gelditzen gara eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

errespetuarekin jarraituz nik argi eta garbi utzi nahi dudana da

behintzat okerrik ez egiteko gure ustez katalunia

eta atzo esan zuen bezala mas presidenteak

martxan dagoen herri bat beraz ez ditzagun

martxan dagoena ibilbide bat da eta demokraziaren eskutik bere etorkizuna garatu nahi dute

eskerrik asko egibar jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko semper jauna eztabaida amaituta

eh bildu eta euzko abertzaleak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu